eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on jaurlaritza honek zuzen eta koherentziaz jokatu zuen herritarrei antxoa kontsumitzera

eta aldi berean kontsumitzeko praktika onak eta prestatzeko orduan kontuan hartu beharreko neurriak gogorarazi zizkienean bi gauzak aldi berean

albiste horrek ez duela eragin negatiborik izan antxoaren bataz besteko prezioan eta salmentetan horrenbestez errespetatu egin dira bi gauza antxoaren arrantzaren eta merkaturatzearen balio ekonomikoko katearen eragile guztien zein euskadiko herritar guztien interesak

jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina anisakisari buruzko alertak antxoaren komertzializazioan izandako ondorioen inguruan corcuera andrea zurea da hitza

llevamos ya tiempo en la campaña el éxito ha sido bastante aceptable eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hogeigarren puntua galdera
belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak

baluga eskola publikoan lehen hezkuntza eskaintzearen inguruan arrondo andrea zurea da hitza

eskerrik asko egun on

ez dago aukerarik oraindik ez dago aukerarik eskola publikoan lehen hezkuntza egiteko horretarako beste herri batera joan behar dira zallara hogeita bost kilometro

urtetik la balugako eskola kontseiluak eta udaletxeak lehen hezkuntzako eskaintza irekitzeko eskaria egin dute behin eta berriro orain arte administrazioak

asko hitz egin da egon daitezkeen oztopo juridikoaz guk ez dugu uste hori dela koska erabakia politikoa da eta ez juridikoa sopuertak lehen hezkuntzako eskaintza publikoa izateko eskubidea dauka

behin baino gehiagotan planteatu izan dugu gaia esparru desberdinetan aukera desberdinak ere aipatu izan ditugu baina ez dago inolako erantzunik

zazpi umeen familiak izena eman zuten lehen hezkuntza egiteko bertan espazioa badago gelak badaude aspaldiko eskari honi irtenbidea emateko

uste dugu maiatzaren zortzian berriro etorri ziren legebiltzarrera laguntza eta babesa eskatzera irtenbide bat eskatzera eta horregatik gure galdera

hezkuntza sailburuak la baluga eskola publikoan izena eman duten haurrei bertan sopuertan

eskerrik asko arrondo andrea jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea arrondo andrea ez dut ondo ulertzen zure galderaren helburua duela bi hilabete galdera berdin berdina egin zenidan legebiltzar honetan une hartan jaurlaritzaren ikuspuntua argi

ez ditut gaur berriz errepikatuko zenbat bilera zenbat txosten eta zenbat buelta eman ditugun gai honen inguruan behin baino gehiagotan esan diogu alkateari

ezta eusko jaurlaritzan ere konponbidea udala eta apezpikuaren artean dago maiatzaren zortzian legebiltzarraren aurrean

handitzen guraso elkarteak aukeratu duten bidea eta zuek nola ez bide horretan laguntzeko prest aurkeztu zarete gauza bat argi utzi nahi nizueke zuri zure taldeari eta batez ere sopuertako alkateari

beraz arazoa zein den argi esan dezagun orain udalak ez duela onartu nahi duela urte batzuk elizbarrutiarekin adostutakoa hori da arazoa eta zuk ederto dakizu udalaren oso bilkurak duela egintza berrikusi behar den edo ez

erabakitzearen ardura beraz arrondo andrea sentitzen dut baina uste dut oraingo honetan
okerreko atea joka zabiltzala eskerrik asko uriarte andrea arrondo andrea zurea da hitza

ez nabil okerreko atea jotzen berriro ere beste alde batera begiratzen duzu erantzukizuna beste batzuen gain

sentitzen dugu hezkuntza sailburua zu zara eta ez beste inor udaletxearen ardura diozu berriro dela zein ardura udaletxeak esan du erabaki du gelak hor daude bi mila hamaretik la baluga eraikuntza udaletxeko inbentarioan sartuta dago eskola publikoaren izendapenarekin nori dagokio hurrengo pausua ematea hezkuntza sailari dagokio

ematea apezpikutzaren jarrera

eta aitzaki hutsa da beste interes batzuk defendatzeko hori bai elkarbizitza aldarrikatu eta lehia eta gatazka sortu

baina ez dena sinesgarria da gobernuak gai hau apezpikutzarekin konpontzeko aukerarik ez izatea ez da sinesgarria

diru publiko asko inbertitu da sopuertan diru publiko asko la balugan eta baita doaintzaren akordioa betetzen san viatorrekin hiru euro gastatu dira diru publikoaz lotsagarria da ematen ari den egoera nora bidaliko dituzue haur hauek

asmo hori duzue berriro ere hogeita bost kilometro gainera ez dute eskatu ez dute eskari hori egin eskatzen dutena justua

ugarik eman die babesa familia hauei horien artean irakaskuntzako sindikatu guztiak ez dago eskubiderik aipatzen duzu konfrontazioa zein bide utzi diezue zuek familia hauei

bide guztiak ate guztiak ixten zabiltzate guk argi dugu eta jarraituko dugu esaten eta defendatzen bi mila hamalauko irailean ikasle horiek

lehen hezkuntza publikoan eskolatuta egon behar dira eta hau da eskatzen dizuguna zuri ere

konpontzea sopuertako arazoa ez dago eskubiderik familia hauek bizitzen ari diren egoera bertan horrela mantentzeari

hemen arazoa ez da zer egingo duen hezkuntza sailak edo nola jokatzen duen hemen arazoa da zer egiten duen

gaur egun sopuertan lehen hezkuntza publikoa eskaintzeko dauden aukerak hiru dira udala

egintza administratiboa berrikusteko prozedura hastea eta hirugarrena udalak beste orube bat administrazioaren esku jartzea ikus dezakezunez udalak dauka hurrengo pausua emateko aukera eta erantzukizuna hola da udalak dauka

guk jarraian beste guztia egingo dugu eta hori esan genuen eta mantentzen dugu baina udalak ez badu mugitzen

gero zazpi umeek esaten duzuena dakizunez guztira zazpi ume matrikulatu dira la balugan martxoaren hogeita hamaikan eskatzen eskatzaileoi eskutitz bana bidali genien beren egoera azaltzen

beraz matrikula gauzatu behar zutela hilabete beranduago gora jotzeko helegite bana aurkeztu zuten

batean matrikulatu beharko dira printzipioz zallako mimetiz ikastetxera joango dira bertan hogei plaza ditugularik beraz gure erantzukizuna bete dugu derrigorrezko hezkuntza jaso behar duten ikasleei bere ikasteko eskubidea bermatzea hori da guretzat garrantzitsuena

gai zerrendako hogeitabatgarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina bi mila hamaikako ekitaldirako lanbide garapen maila aitortzeko deialdien ebazpenari buruz ubera andrea zurea da hitza

osasun sailak ez du denborarik galdu dagoeneko interpelazio honetan egiten genion galderari asmoen inguruan erantzun digu

erregistratu genuen komunikabideen bidez jakin genuenean osasun sailak oraindik ebatzi gabe zituen lanbide garapen

deialdiak bertan behera uzteko asmoa zuela baina ikusi dugu maiatzak zortzian

atera zuela bostehun eta berrogeita hemezortzi barra bi mila hamalau ebazpena zeinak bertan behera uzten dituen abenduak hogeita bederatziko

eta mila bederatziehun eta hogeita hamaika barra bi mila hamaika lanbide garapenerako deialdiaren ebazpena

ekimenak erregistratzerako orduan sartu edo ez sartu zeren askotan zentzazioa baitut ekimenak erregistratzen ditugunean

eta bere abiadura azkartzen duela hori bai normalean osakidetzako langileen eskubideen lan baldintzen kaltetan

sail honi ez diogu ikusi bere lan erritmoa azkartzen osakidetzaren zutabe nagusi eta funtsezkoa den osasun langileen profesionalen mesedetan beraien lan baldintzak hobetzeko langileen eta herritarren arteko hartu emanak sakontzeko eta azken finean askotan hemen esaten dugun bezala pertsona era integral batetan artatzeko ebazpen honekin beste murrizketa baten aurrean gaude zalantzarik gabe

darpón jauna osakidetzan eduardo mano tijeras gaitzizena jarriko dizue

aitzakia diot ez delako

argudioa ekonomikoa da aitzakia ekonomikoa eta hori oso argi ikusten da aipatu dudan ebazpenean

argudioa argudio nagusia ekonomikoa da eta esaten da behin eta berriro errepikatzen da ebazpen horretan bi mila hamabitik

eta ondoren hainbat lege zerrendatzen ditu lanbide garapenaren suspentsioa aplikatzeko argudio ekonomikoa hartuta hori bai langile publikoaren estatutu publikoaren legea bi mila hamabi bi mila hamairu eta bi mila hamalaueko aurrekontuen legea estabilitate presupuestarioaren legea eta beste hainbat eta hori pentsatzen genuela jaurlaritzaren gobernuak eta enpresarien elkarteek esaten zutenagatik dagoeneko krisitik ateratzen ari ginela

ez gaude krisian interesatzen zaigunerako dirua daukagu eta interesatzen ez zaigunerako ez daukagu dirurik eta egin duena ba ez da bidezkoa ez da bidezkoa langileentzat ez dugu ulertzen zergatik beti galtzen irten behar diren zergatik inoiz ez dagoen dirurik langileen lan baldintzak hobetzeko enplegua mantentzeko sortzeko eta hobetzeko ez dugu ulertzen horretarako beti gaude krisian eta beste hainbat kontutarako inoiz ez dago krisirik

horietarako ez izan langilerik edota zerbitzurik eta ustez ustez diot

garapen lanbiderako bi mila hamaikako langilea suposatzen zen profesionalen motibazioa sustatzeko zela langileak motibatzeko

aritzeko horretarako instrumentu bat zela eta ez naiz ni izango eta ez gara gu izango lanbide garapenaren ereduaren

lanbide garapenaren eredua aldatu beharra dagoela hobetu beharra dagoela eta iruditzen zaigu ez dela egokia baina onartezina da behin deialdia egin ostean eta langileek betebeharreko

geratzea beraz jakin nahiko genuke osakidetzak benetan langileak motibatu nahi ditu

gustura eta baldintza egokietan beraien lana egin dezaten nahi du

erantzuna baiezkoa baldin bada pentsatzen dugu bi mila hamaikako deialdi horiek ebatzi egin beharko

bestela ez da ulergarria zeren gure ustez behintzat ez da krisi egoeratik

gobernu honek daukan errezeta bakarra hori dela departamentu diferenteetan langile publikoa estutu estutu

salvaguardar el interés público badirudi langileak ez direla interés público zerbitzu publikoak ez direla interés público benetan deigarria da

jasotzen duen argudiotegia beraz ikusita osasun sailak

urtean lanbide garapen maila aitortzeko egin dituen deialdien suspentsioa bete egin dela

asmoa ez dela asmo hutsean geratu

osasun saiak osasun sailburuak suspentsioaren ebazpenarekin

zein asmo ditu lanbide garapenaren inguruan osasun sailburuak eskerrik asko ubera andrea
erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidenta andrea legebiltzarkideok egun on berriro

pero es así como sucedió beraz nahaste borraste itzela ikusten duzuenez gaur gauza bat eta bihar beste bat beste bat baina hau guztia erabaki sendorik hartu gabe eta jendea nahastu pero permítame continuar con el relato

ez dakit jakin dakiguna da era batera edo bestera arazoa errotik hartu behar zela legearen barruan baina langileen eskubideak errespetatuz

hartu behar genuen erabakia hartu dugu ez da erraza izan baina gure

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

ez garelako interesatzen ez dakit noiz asmatuko dugun darpón jauna zurekin poztuko naiz egunen baten proposamen bat ekartzen baldin badut eta

ni ez naiz hemen inoren izenean hitz egitera etorri ez sindikatuen izenean

etorri naiz hitz egitera eta iritzi propioarekin guk argi eta garbi esan dugu eta lehenengo txandan ere argi esan dizut lanbide garapenaren eredua

hori defendatzera etorri baina ez dudana defendatuko da besteen murrizketa bat zeren eta horretaz ari gara hitz egiten argi eta garbi hitz eginda

egin didazun errelato guztia zehatz mehatz ezagutzen dut zehatz mehatz

zehatz mehatz ezagutzen dut bertan jaso dituzuen legeak argudio ekonomiko guztiak aitzakiak direnak aitzakiak berriro ere langileen gain

eta noski ebazpen hori orain arte bi mila hamaikakoa ebatzi gabe zegoela suspentsoan zegoela

gobernu honek langileekiko kontsiderazio izango zuela eta ebatziko zuela baina jakin genuenean

aurrekontu guztietan dirua dago azpiegituretarako

inora ez doan tren batetarako baina ez dago dirurik interes publikoaren izenean langileen erosmen ahalmena

horretaz ari gara hitz egiten langile publikoen erosmen ahalmenaz horretaz ari gara hitz egiten ustez langileak beraien lanean egunerokotasunean gustura egiteko beraien lan baldintzak onak izateko motibatuak izateko horretarako sortu zen tresna baten inguruan baina zer kasualitatea orain tresna hori ez du balio eta erabiltzen dugun argudioa da krisia krisia

nahikoa da etengabe adarra jotzen ari zarete osakidetzako

daudenak herritarrak artatzen iruditzen zait arduraz jokatu beharko genukeela

orduan iruditzen zaigu ez duela osasun sailak era serioan jokatu eta berriro ere

beste murrizketa bat eta enpleguarekin harreman zuzena zuzen zuzena orduan guk eskatuko geniokeena da osasun sailari bi mila hamaikako deialdiaren suspentsioa bertan behera uzteko

ebazteko hartu zen konpromisoa betetzeko

ematen den hitza betetzeko izango da bestela akordioak zertarako gobernu honek zer sinesgarritasun edukiko du akordioak ez baldin baditu betetzen zertarako

ebazpen horiek betetzeko diru lerro bat sar dezake kendu abiadura handiko trenaren diru lerrotik poltsa bat eta beste toki batean jarri

egon daitezkeela eta eskatuko geniokeena da osasun arloko eta osasun mahai sektorialeko eragileekin guztiekin lanbide garapenaren inguruan ereduaren inguruan hausnarketa bat egitea sakona iraunkorra eta ez momentuko

batzutan suspendituko duguna beste batzutan aplikatuko duguna eta langileak egoera

utziko ditugunak besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

es la única posible ardura osoz hartu da erabakia arduraz errezpetuz eta sentsibilitatez

merezi dute ez dugu errealitatea eskatuta esan beharrekoa esan dugu eta hori da errespetuz jokatzea beste lan

adikzioen zuzendariordetzan tulipanak kentzeari

eskerrik asko garrido anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

garrido anderea labur erantzungo dut beste arrazoi batzuen artean

badaudela garrantzia handiagoko gaiak legebiltzar honetan jorratzeko

ez diotela osasun publikoari eragiten eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eso es muy común en euskadi eta iruditzen zait inorentzat ez dela bitxiago izango hori horrela izatea horren bestez esan dizudan moduan aurrerantzean
lanean jarraituko dugu eta gizarte honen benetako kezkez arduratuko gara eskerrik asko eskerrik asko
darpón jauna gai zerrendako hogeita hirugarren puntua

kantauriko antxoaren anisakis parasitoaren portzentaje altuaz informatzeko orduan kontuan izandako

al por menor y la restauración eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

lópez de ocariz andrea denbora amaitu zaizu darpón jauna zurea da hitza